bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea bilduk aurkeztutako iraupen luzeko langabetuei buruzko mozioa eztabaidatuko dugu puntu honetan besteok esan duzuen bezala benetan egoera kezkagarria da dramatikoa

langabezian egotea larria da eta iraupen luzeko langabezian egotea are larriagoa honetan talde guztiok bat gatozela ziur nago

orain aste bi gazteak eta euren lan prekarietatea izan zirelarik

balio du gobernua kritikatzeko interpelazioan eta gaur ere

geldi dagoela ideiarik gabe ez duela ezer egiten behin eta berriz esan zenuten eta ez da egia ondo

egia esan mantra bihurtu duzue errepikatu eta errepikatu gobernuak ez duela ezer egiten geldirik eta etsipenean murgilduta dagoela

hori gustatuko zitzaizuen datuak ere tematiak dira eta kontrakoa

apurka apurka langabezia tasa beherantz doa lanbidek badu onartua aurrerapauso garrantzitsuak oso garrantzitsuak gure ustez eta kritikak

batik bat hobetzeko nahiarekin egiten direnean baina dena txarto dagoela dena txarto egiten dela kritikatzen duzuenean sinesgarritasuna galtzen duzue

hartu ditu eusko jaurlaritzak eta hartzen jarraituko ditu jakin badakigu

autokonplazentzia lan asko dagoela egiteko oraindik baina urkullu lehendakariaren gobernua lehen egunetik lanean dabil langabeziaren egoerari

eta zuk zeuk arrondo andrea esan zenuen bezala argitaratutako langabeziaren azken datuen arabera irailean hirurehun eta berrogeita zazpi langabetu gutxiago ditugu bi mila zazpiko irailetik bi mila hamabosteko irailera arte

ez genuen asmorik bilduren mozioa babesteko jaurlaritza badabilelako iraupen luzerako langabetuen alde buru belarri lan egiten azaldu ditudan neurri ezberdinen bitartez

jaurlaritza badabil bitartekaritza hobetzen orientazio pertsonala eta iraunkorra eta prestakuntza eraginkorra ematen eskualde mailako langabetuen kopuruak kontutan edukita beraz ez dugu ikusten mozioak eskatzen duen plangintzaren

bigarren puntuari dagokionez denbora izango dugu bi mila hamaseiko aurrekontuen proiektua aurkezten denean gai honi buruz hitz egiteko eta kantitateari buruz baita oraindik gure ustez ez da momentua honen gainean aritzeko eta ez diogu aldeko botorik emango

talde sozialistak aurkeztu zuen oinarrizko zuzenketa bi mila hamairuko urriaren hamazazpian eduki genuen beste gai bateko eztabaidan onartutako

gure taldeak ezezko botoa eman zion bere momentuan eta gaur ere ez genuen babesteko asmorik existiendo una ponencia

arregi anderea zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz

ez du hitzik hartu behar euskal talde popularra llanos anderea garrido anderea zurea da hitza

hemen argi geratu da langabezia arazo larri bat dela eta bereziki epe luze bat langabezian dauden

pertsonak gero eta denbora pasa egoera horretan

egoera horretatik ateratzeko eta ildo berberan botere publikoek ahaleginak eta ahalegin bereziak egin behar dituzte pertsona horiek aukera batzuk izateko eta

finkatutako helburuak ez direla betetzen aurreko eztabaida bat izan genuen ere batzordean eta

bitartekaritzari lanaz hitz egiten ari ginenean helburuak esan zigun ipinitako helburua ez zela lortuko

eskerrik asko garrido andrea erantzuten txandara pasatuz arrondo andrea

zure hitzak entzun ondoren esandakoa datuak berriro ere erabiltzen dituzu autokonplazientea izateko

egin beharrekoa badirudi dena egiten ari dela ia jaurlaritzatik ez dela beharrezkoa aztertzea ez dela beharrezkoa neurri berririk hartzea berez etorriko dela gaur egun ez dagoen egoera bat eta diot gaur egun ez dagoena errealitateak eta datuak ere beste gauza bat esaten dutelako egia da

esan nuela ere beste datu batzukzeudela langabezi kopuru txiki bat txikiagoa zela irailean baina ez zirela ere datu

hala eta guztiz datuetaz hitz egiten baldin badugu hitz egin beharko dugu ere sortzen den enplegu horren kalitateari buruz eta gaur egun kontratuen

hilabete baino gutxiagokoak eta ehuneko berrogeiak aste bete baino

gutxiago dute eta egoera honekin hau da

proposamena helburua betetzen ari dela esan daiteke esan duzun bezala guk uste dugu ezetz argi eta garbi ezetz eta pertsona hauei ezin diegula esan ez dakit zenbat diru inbertitu dugula ekonomiak ez dakit ze

ez horrek esan nahi du ez dela ezer egin ezta baina guk proposatzen dugu norabidea aldatu behar dela eta horretaz hitz egiten

hori tranpa egitea da berriro ere guk egiten dugu errealitatearen hausnarketa bat

ikusten dugu egoera larria dela pertsona hauei irtenbide bat eman behar zaiela eta proposamen bat ekartzen dugu gehitzeko egiten dena norabidea aldatzeko baina proposamen bati buruz ari gara hitz egiten

kritika egiten ez dakit zeri proposamen bat ipini dugu mahai gainean argi utzi nahi dut

dena gaizki egiten duela jaurlaritzak ezer proposatu gabe eta hori ez da egia proposamen bat ekarri dugu are gehiago

eskatzen duguna da plangintza bat egitea etxeko lanak ipintzen diogu jaurlaritzari plangintza bat egitea bi hilabete ematen diogu horretarako beste neurri zehatz batzuk martxan ipintzeko eta horretarako dirua behar da

erabili daitezkeela eta erabiltzeko bide hori nolabait neurri horiek hartzerakoan eta horri esaten diozue ezetz

nola esan dezakezuen ezetz onartzen duzuenean edo toña sailburuak behintzat onartu zuen hemen egoeraren larritasuna gabeziak daudela eta berdin jarraituko dugu edo zerbait gehiago egiteko aukera aztertu behar dugu denon artean

beste norabide bat hartzea eta plan hori jaurlaritzak egitea eskatzen ari gara proposatzen ari gara horregatik ez dugu ulertzen zuen ezezkoa

aurrekoan ere esan genuen eta uste dut bide beretik lehen nire kidea den pinedo andreak eta

politika orokorreko osoko bilkuratik urkullu jaunak enpleguaren inguruko gaiari emandako trataerari buruz

garrantzi eskasa eman ziolako proposamen eza bi paragrafo eta hiru lehentasunetik

hori aurrekoan esan genuen ere baina gaur jaurlaritzak sostengatzen duen alderdiak egiten duen proposamena eta egiten dituen azterketak hemen ikusita oraindik larriagoa iruditzen zaigu zeren bide beretik doa zuen proposamena eta ez gatoz bat nik uste dut guk planteatzen ari garena

proposamen berri bat dela iraupen luzeko langileei langabetuei irtenbide bat topatzeko asmoarekin eta lotu nahi dugu amaitzeko ba iruditzen zaigu batzuetan gauzak

hartu nahi diren bezala eta etzi adibidez ba pobreziaren nazioarteko eguna dugu pertsona hauek laurogeita

gure herrian bi urte baino gehiago daramatenak langabezian pobrezian eta bazterketa sozialean erortzeko arriskuan

egun horretan izugarrizko adierazpenak entzungo ditugula

hainbat gauza egiteko erantzuna beti da ez eta

eskertzen dugu pozten gara alderdi popularrak ere bat egitea

eskerrik asko arrondo andrea euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

beitu arrondo andrea zuk diozu plangintza bat eskatzen diozuela gobernuari ekartzea bi hilabeteko epean baita plangintza bat baina ez dauka zehaztasunik bitartekaritzan orientazioan prestakuntzan eta guk esaten duguna da horretan badabilela bitartekaritzan

arregi anderea amaitzeko euskal talde popularraren ordezkariak garrido

andrea eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu eh bildu eta euskal sozialisten erdibideko zuzenketa puntuka ulertu dut lehenengo eta bigarrena lehenengoa eta bigarrena bozkatuko

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bost bai hogeita zazpi ez ondorioz lehengo eta bigarren puntua onartuta geratu dira jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu

hamar abstentzio onartuta geratu da hirugarren puntua ere

mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua klientelismoa saihesteko hurrengo gardentasun legearen edukiari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda llanos anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

egun on guztioi proposamena jaso genuenean harritu egin ginen batez ere proposamenaren atzean nor zegoen ikusi genuenean

ote dagoen gardentasunaren alde gardentasunaren alde ez bakarrik ekimen politikoaren ikuspegitik baizik eta baita ere kudeaketa publikoaren zentzutik

asko dakiela proposamena ekarri duen taldeak klientelismoaz asko daki talde horrek askotan sustatu egin duela eta probetsu dezente atera diolako

a nivel no solo económico sino también de poder horixe da gai honen gakoa boterea hain zuzen ere jakingo duzuen moduan gardentasunean sakontzeko legeak ez dira gaur eguneko zerbait hemezortzi mendean jada honetaz hitz egiten ari ziren suedian eta alor publikoan egiten zenaz informazioa izateko eskubidea arautzen

horrela herritarrak eskura izan zezakeen erakunde publikoek hartzen zituzten erabakiez eta sortzen zuten informazioaz kontratuak

ez geneukan oso argi legez besteko proposamena eragin zezakeen zuzenean

duen lege batean horregatik zuzenketa baten bitartez azaldu nahi izan ditugu lege proposamen horren eztabaidan defendatuko ditugun puntu garrantzitsuetako

hitz egiteko aukera dugunez nahiko nuke nire hitzaldia lege horren inguruan hitz egiten bukatzea

mantenemos nuestra enmienda eskerrik asko lópez de munain jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria latxaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok

gardentasuna dugu gaur hizpide eta mintzagai eta alderdi popularrari erantzun erraza emateko

ustelkeriari lotuta dagoen gai bat izanda erasoa errazegia litzateke hemerotekara jotzea baino

bide errazena hartuko euskal herritarrei zerbait gehiago zor diegulako eta nik uste

ez dela zilegia errazegia delako erdaraz esaten den leloa y tu más hori botatzea oso sinplea da ere bai baina

jardun politikoa bera zapuzten duelako eta azken batean politika delako nire uste apalean konponbidea

alde batetik administrazio publikoa behartzea bere esku daukan informazio publikoa gizartearen eskura jartzea eskaera

eta bestetik edonork informazio hori lortzeko eskubidea izatea eskaera bidez

haremos que así sea gracias eskerrik asko mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

barkatu eh barkatu hitz horiek erretiratzea nahi nuke

sinatu dutenei jarraitu esaldia ez ez irakurri duzun esaldi hori

eta hitz horiek erretiratzea nahi dut

ez lópez de munain mesedez legebiltzarkide batzuei erreferentzia egiten ari zara

lópez de munain ez daukazu hitza mesedez zuk beste alderdiei nahi duzuna deitu izan diezu

erretiratu mesedez erretiratu mesedez hitz horiek legebiltzarkide batzuei erreferentzia egin diezu ez alderdi bati alderdi askori egin diezu erreferentzia eta inork ez dizu ezer esan baina legebiltzarkide batzuei egitea

mesedez mesedez eskatzen dizut mesedez

mesedez eskatzen dizut ez zaitez bide horretatik joan

mesedez zu isilik bestela kalera joango zara zu ere

eguerdi on berriro ez da erreza orain berba hartzea baina

egin diren akusazioei ez lehen esan dudan bezala

euskal herritarrek zerbait gehiago merezi dutela orain arte erabilitako eskemak

kondenatuta betiko eskema errepikatzera betiko eskemak betiko leloak betiko y tú más esan dudan moduan y tú más hori beti gero eta gehiago denon artean kakazten eta zikintzen

eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna euskal sozialistak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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamaika bai

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa zazpigarren puntua erretiratua izan da eta osoko bilkura eteten da